egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

minutu bateko isilunea egingo degu orain hamar urte martxoak hamaikan madrilen ekintza terroristek hil zituztenen

gai zerrendako lehenengo puntua lehenbailehen eztabaidatzeko euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez beteko proposamena espainiako epaileei justizia unibertsaleko

esku hartzeko aukerak ezeztatzeko edo larriki mugatzeko egin den botere judizialaren lege organikoaren erreformari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak

pse pnv pp

erreforma genozida tirano kriminal eta ustelen zigorgabetasunarentzat mesedegarria da eta biktimak itxaropenik eta babesik gabe

eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak dauka hitza bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea

espainiar estatuari ez zaio gustatzen justizia unibertsala ez zaio gustatzen hirugarren estatu bateko auzitegiek

espainiar estatuan gertatutako humanitatearen kontrako delituak ikertzea ez du maite adibidez auzitegi batek frankismoaren nazioarteko krimenak epaitzea nahi injerentzia bat iruditzen zaie justizia

koherentea da beraz espainiar estatuak nahi ez izatea hirugarren estatuetan gertatu diren humanitatearen kontrako urraketak espainiar tribunalak epaitzea quid antzeko bat zuk ez duzu nirea eragiten nik ez dut zurean sartuko koherentea da iskanbila diplomatikorik sortu nahi ez izatea koherentea bezain maltzurra egoera baketsua hobesten da baketsua bezain doilorra

baita nazioarteko komunitatearentzako larriak diren

ikertu jazarri epaitu eta zigortu nahi ez izatea saihestea zigorgabetasunerako tresnak

eskerrik asko arzuaga jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den vaquero andreak dauka hitza

presidente andrea lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok zergatik zertarako proposatu du alderdi popularrak justizia unibertsalaren kontrako lege erreforma berri hau hori da gaur garbi

aipatutako lege proposamenak justizia unibertsalaren aplikazioan ezartzen dituen mugak

baina hau ez da justizia unibertsalak estatuan izan duen lehen murriztapena

erregulazioa bitarteko printzipio honen lehen mugak ikusi zituen orduan ere gaur bezalaxe aplikazioan izan zitezkeen arazoak saihestu nahi ziren

kontutan hartu eta are gutxiago gaur estatuak baimenduak eta behartuak daudela nazioarteko komunitatearentzat oso larriak diren krimenak argitzera eta

eskerrik asko vaquero andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den

eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den gallastegui andereak dauka hitza

eskerrik asko arzuaga jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den vaquero andreak dauka hitza

eskerrik asko vaquero andrea eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

amaitu denez bototara jarriko dugu euskal sozialistak eh bildu eta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

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hirurogeita lau ez ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako bigarren puntua mozioa bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda itxaso jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko itsaso jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den

legebiltzarrean eztabaidatzen dugun hirugarren aldia

eztabaidetan egindako irakurketa berdina mantentzen du

batzordean egin genuena eta baita urriaren zazpian osoko bilkurakoa iazko maiatzean onartutako proposamena

bete eta gero berriz ere sozialistek urrian aurkeztu zuten eta galdu zuten

interpelazio eta galdera zuzendu dizkio jaurlaritzari

eaj bera joan dela bere diskurtsoa edo ikuspuntua aldatzen gai honetan maiatzean alegia

bat egin zenuten talde popularrak eta eajk urriko eztabaidan ordez aldaketa bat gertatu zen eajn eta berak

alde bozkatu zen batasuna beraz bukatu zen

jeltzaleek zuen zuzenketaren alde bozkatuko duzuela

eajren norabidea aldaketaz gain bada beste zerbait harritzen gaituena

urtarrilean jaurlaritzarekin batera enplegu plana sinatu zenuten aurkezpen hori itzelezko eszenografiarekin egin zenuten planaren bertuteak

orduan esan zenuten eragileen ekarpenak jasotzen zituela planak eta orain sozialisten ekimen hau ikusita

politikoa egiten ari zinetela kea saltzen besterik ez bada zer sinatu zenuten

nabarmen uzten gaur proposamen honekin edo honen atzean

ereduari jarraipena ematea proposatzen digu berriro ere

jakinda langileen ordezkaritzaren gehiengoa ez zegoela foro horretan

elkarrizketa sozialean langileak dira subjektu zaurgarrienak

izan zenuten bazenekiten arren euskal langilearen gehiengoa ordezkatzen zituen sindikatuek ez zeudela mahai horretan esertzeko prest

langileen aldeko onurak lortu nahi zituen mahai horrek

mahai eraginkorra izan zen benetan garrantzitsuak diren gaiak lantzeko gure ikuspuntutik azken finean estatuan eraman den eredu berbera

emaitzak ere oso antzekoak izan ziren eh bilduk uste du orain arte izandako eredu hori ez dela baliogarria gure herrian behar diren neurriak

benetako elkarrizketa sozial eraginkor bat nahi bada beste eredu batean oinarritu behar da elkarrizketa hori eta hortik doa gure osoko

elkarrizketa mahaia logikoa eta demokratikoena litzatekeela alde bakoitzaren gehiengoa egotea ordezkatuta horrela ez bada

azken finean hori izan behar da sistema demokratiko baten oinarria ez duzue horrela ikusten eta bigarren puntuan zehazten dugu eh bildurentzat izan behar den elkarrizketa sozialerako mahaiaren izan beharko den helburu nagusia

beraz helburua euskal eredu sozio ekonomiko berria bultzatzea herriaren gehiengoaren onurak bilatuko dituena horren ondorioz eta aurreko puntuan azaldutakoa kontuan harturik legebiltzarra jaurlaritzari eskatzen dio eredu berri hori

eredu propioa eraikitzeko kalitatezko

sortzeko eremu publikoa indartzeko eta pobrezia eta bazterkeriaren aurkako neurrik zehatzak

eta helburu horiek lortzeko modua jasotzen ez duen edozein mahai langileen kalterako diren politikei zilegitasuna emateko tresna baino ez da izango eta hori horrela izango dela egiaztatzeko ez dugu baino errepasatu behar da urte hauetan

egon den bitartean estatuan zein hemen gertatu dena

ereak eta enpresen itxiera soldaten beherapenak

ere sektore publikoan eta horren harira gero ere legebiltzar honetan eztabaidatuko da lan erreforma aplikatu

handitu ere hori guztia gertatu da elkarrizketa sozialerako deituriko mahaia biltzen ari zen

eta horregatik gure zuzenketa beste eredu ezartzea ezinbestekoa da benetan gehiengo sozialerako onurak lortu

eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jauna zurea da hitza

este humilde parlamentario gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

egun on guztioi gaurkoan ere alderdi sozialistaren gizarte elkarrizketaren mahaiari buruzko mozioa dugu eztabaidagai

eta gai honetan bozeramaile den itxaso jauna tematuta daude gai honekin bi mila hamairuko urrian gai honen inguruan eztabaidatu genuen azkenengoz osoko bilkuran eta aurretiaz maiatza inguruan dagokion batzordean beste bozeramaile batzuek aipatu dutenez ere

gaurko ekimenak ere berrikuntza bat dakar aurrekoekin konparatuz enplegurako eta jarduera ekonomikoa sustatzeko politikak osatzeko eta sendotzeko

mahaia deitu behar da helburu zehatz batekin enplegurako eta jarduera ekonomikoa sustatzeko politikak osatzeko eta sendotzeko saiatu da baita gaur azaltzen

gaurko eskakizuna benetan uste duzu itxaso jauna mahaia deitzeak enplegurako eta jarduera ekonomikoa sustatzeko politikak

elkarrizketa behar beharrezkoa da guztion aldeko elkarrizketa adostasunetara heltzeko ezinezkoa delako hitz egitea besteen jarrerak entzun

bakoitzak bere postura defenda dezala baina gutxieneko batzuetan

derrigorrezkoa da euskal langilegoarentzat horretarako mahaira joan behar da han norberaren jarrera azaltzeko eta batzen gaituzten puntuetan aurrerapausoak emateko baina langileen ordezkariek ez dituztenean mahaira joateko baldintzak argi ikusten zertarako mahaia deitu

horrek ez du esan nahi bitartean gobernua geldi dagoenik enplegu eta gizarte politiketako saila buru belarri ibili da eragile ezberdinekin hartu emanetan adostasunaren bila gutxieneko amankomun batzuk bilatu nahian

esfortzu guztiak gutxieneko akordio batzuk lortzera bideratuta egon dira mahaia ofizialki deitu baino lehen adostasun handiagoren bila

al diálogo social argi azaldu genuenez mahaira joatea edo ez norberaren esku dago ezin da inor mahaira eraman parte hartu nahi ez badu era berean parte hartu nahi ez dutenek ezin dute

ez gaude ados eh bilduk aurkeztutako zuzenketarekin honek ez du esan nahi joan ez nahi dutenen erabakien menpe gelditzen dela

jarraitzen du mahaia deitzeko baldintzak ezartzen alde ezberdinekin elkarrizketa

gutxienengo batzuen bila denok mahai baten inguruan ezartzeko eta gutxieneko adostasun batzuetara heltzeko eta ziur gaude lortuko duela gizarte elkarrizketarako mahaiak deitu egingo du

arregi andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

llanos anderea erantzunen txandara pasatuz itxaso jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den zulaika andrea zurea da hitza

errepikatuko ditut elkarrizketa soziala bai baina argi gelditu behar da zertarako

eta nola egin eta esaten dugunean nola ez bakarrik erreferentzia egin behar dugu nortzuk egon behar diren mahai horretan

alde bakoitzaren boluntatea zein izango beharko den

berezi edo curioso

esa mesa de diálogo social eta eajri eskatu behar diogu argitzea benetan zein den helburua edo espero duten gai honen harira pasadan igandeko egunkarietan

eskerrik asko zulaika andrea mistoa maneiro jauna zurea da hitza

pero empleo estable digno y de calidad gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andrea zurea da hitza

mahaia deitua izango da eta nahi dutenek parte hartuko dute argi eta garbi mahaiaren deialdia egingo da eta han ikusiko da nork parte hartu nahi duen ez duenak parte hartu nahi ezin dugu eraman ezin da zuk esan ahal diozu begiratu hau egingo dugu eta honetarako hitz egiteko eta

lan erlazioei buruz lan egiteko da eta saiatzeko langileentzat eta enpresentzat eta denontzat han dauden guztiontzat akordio batzuk ahalik eta akordio onenak lortzeko horretarako deitu egingo da mahaia

ez da joango baina hori ez da izango gobernuaren erantzukizuna ez beste aldeen erantzukizuna parte hartu ez dutenena bakar bakarrik izango da

babestuko ez dugulako betoen politikan sinesten eta beste taldeei ere bai les he contestado estamos de acuerdo

eskerrik asko eskerrik asko arregi andrea eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

itxaso gonzález jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

jatorrizko testua ez da onartu jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko degu bozkatu dezakegu

hogei ez berrogeita hamalau ondorioz osoko zuzenketa ez da onartu jarrian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko degu bozkatu dezakegu

upydren testua ere ez da onartu eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hogeita zazpi ez berrogeita zazpi euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa ere ez da onartu gai zerrendako hirugarren puntua mozioa belén arrondo aldasoro

sektore publikoaren lanpostuen galerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena arrondo andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko eskerrik asko

eh bilduren aldetik irakurketa kritikoa egin genuen alde batetik aurreko puntuan esan dugun bezala ere eragileen parte hartzerik gabe egin izana kritikatzen dugu eta hor ditugu sindikatu guztien iritziak guztienak

eta bestetik orain arte egondako enplegu planaren jarraipena hutsa da egiten denaren

eta hor ere zentratu dugu gure kritika bestalde plan horrek ez du enplegua sortzeko balio izango

jaurlaritza enplegua suntsitzen ari delako berak ahalmena duen tokian hau da sektore publikoan jaurlaritza administrazioan enplegua suntsitzen ari baldin bada nola sinestuko dugu bere plana eraginkorra izango dela benetan

planak plan oraingoa zein aurrekoa ez dute lortu langabezia jaistea eta enplegua sortzea egoera oso kezkagarria da eta pasaden astean ezagutu genituen datuek halaxe erakusten dute otsailean

langabezi tasa gehien igo zen estatuko erkidegoa izan da

langabetu daude gure herrian pobrezia handitzen ari da eta egunetik egunera pertsona gehiago daude pobrezi arriskuan

egoeran jende ugari dagoela salatzeko eta aldi berean horri aurre egiteko hartu beharko liratekeen neurriak aldarrikatzeko

egin dute eaen ehuneko bost koma zazpia baldin bazen bi mila zortzian une honetan zazpi koma hirutik gora

iristen ari garela aitortzen dute azken datuak azken batean azken urteetako igoera ehuneko

egoera larria dela langabezi tasa igotzen ari den honetan pobrezia eta bazterketa soziala handitzen doazenean

arazoa sakontzen ari da azken urteotan milaka lanpostu suntsitu baitira administrazioan osakidetzan

eta abar hori dela eta duela hiru aste otsailaren hogeita batean herri administrazio eta justizia sailburua interpelatu genuen sektore publikoaren lanpostuen galerari buruz azken batean jakin nahi genuen egiten ari den eta zer egingo duen jaurlaritzak joera hori iraultzeko bere erantzuna ebidentzia ukatzea izan zen

dagoen lanpostu kopurua erabili zuen argudio gisa esanez hor ez dela lanposturik desagertu baina denok dakigu gauza bat aurrekontuetan dagoen plantila dela plantila presupuestarioa eta beste bat eta oso ezberdina benetan

administrazio barnean ari diren langile kopuru osoa adibide argiena

langileen inguruko beste arazo batzuei buruz ere informazio ugari agertzen da komunikabideetan atzo heldu zitzaigun txostenaren inguruan baina langileei buruz eta plantilei buruz hitz egiterakoan lanbiden

urte askotan bostehun eta hirurogeita hamabost langile egon dira baina praktikan ia bederatziehun langile egon dira lanean lanbiden

daude lanbiderako baina denok dakigu praktikan une honetan ere hori baino jende gehiago dagoela lanean lanbiden beraz gauza bat da

beste bat benetan lanean dagoen pertsonen kopurua langileen kopurua enplegu publikoaren galeraz hitz egiterakoan

oso garrantzitsua den beste kontu bat ere egun hauetan asko aipatu dena ziurrenik martxoaren zortziaren inguruan ibili garelako baino gero oso errez ahaztu egiten duguna eta

lan egiten duten pertsonen kopuru handi bat emakumeak dira osakidetzan bereziki hezkuntzan enplegua suntsitu desagertzen bada edo kontratu partzialak areagotzen badira emakumeak bidaltzen

noski kasu askotan beharrezkoak diren zaintza lanak egitera ondorioz zaintza eta dependentziarako

ipintzen ezta enplegua sortzen langabezian dauden emakumeen kopurua horren ondorioz gora egin du eta pobreziaz

erdaraz esaten den bezala la pobreza tiene cada día más rostro de mujer jaurlaritzak bere enplegu plana sinesgarria izatea nahi badu

esan dugu aurreko asteetan ere hemen bertan esan genuen etxetik hasi behar du lanean sektore publikoan enplegua sortzen

hor urrats praktikoak emateko ahalmen osoa duelako hori da hain zuzen gaur aurkeztutako mozioan egiten dugun proposamena urrats praktikoak ematea jaurlaritzak ahalmen

publikoan enplegua berreskuratzeko hori da etxetik hasi behar dela diogu eta horretarako jaurlaritzari eskatzen diogu

suntsitzeko politika lehenbailehen bertan behera utz dezala eta negoziazio kolektiboa bultzatze aldera dekretazoen bidea alboratu eta hurrengo mahai orokorrera ondoko puntu hauek jasotzen dituen proposamena eraman dezala proposamen hauek ez ditu eh bilduk asmatu denok dakigun bezala besteak beste

egiten dituztenak dira eta legebiltzar honetan beraien ezagutu izan ditugunak lehena sindikatuekin adostuta zegoena berreskuratzea da urteko lanaldia

ordukoa izan dadin orain azken dekretazoan berriro ere

eta hogeita hamar minutukoa da urteko lanaldia beraz

enplegua sortzen errekuperatuz adostutako

eta ondorioz argi dago eta ez dago zalantzarik lanpostuak sortuko

ez dago besterik ikusterik osakidetzan azken bi urteetan zer gertatu den lanpostu galera eta lanpostu galera ez edozein mailakoa esanguratsua inportantea

bigarren proposamena ordezkapenak lehenengo egunetik betetzea azken urteotan sisteman egindako aldaketak ikuspegi

murriztaile batetik egin dira horrek argi dago zerbitzuaren kalitatea bera ere kaltetzen duela eta hori oso nabarmena da bereziki irakaskuntzan eta osakidetzan denok dakigu

irakasle bat gaixorik dagoenean ikasleak egun batzuk pasatu behar dituztela irakaslerik gabe beste irakasleen gain lan zama areagotuz edo medikua ez dagoenean itxaron zerrendak are luzeago bihurtzen direnean arazo horiek guztiak konpontzeko

kalitatea hobetzeko eta bermatzeko eta galdutako enplegua berreskuratzeko bidean ipintzeko irtenbidea litzateke ordezkapen lehen egunetik egitea

hutsik geratu diren lanpostuak ez amortizatzea

lana uztean dutenean lanpostu hauek ez

izatea plaza horiek bete behar direla eta

hartu behar direla laugarren proposamena langile bati baja medikua ematen diotenean lehenengo egunetik

ehuna ordaintzea orain dela gutxi arte

horrela saihestuko genuke azkenaldian gertatzen ari dena gaixorik dauden langileak lanera joatea azken batean bajan egonda

ez dute ordezkorik bere lanpostuan eta bere kideei lan zama areagotzen die beraz

gelditu ohean gaixorik lanera eta ordezkapenetarako ere enplegu asko sortuko litzateke horregatik gaur egun lehen ordezkapenetan lana egiten zuten askok eta askok gaur etxean daude hau da laburbilduz

onartzeko proposatzen duguna egia esan zuzenketak ikusi ondoren itxaropen gehiegirik ez daukat zergatik

es de realizar propuestas arazoa dago gai horien atzean zerrenda horren atzean egin beharreko proposamenetan

zehaztu nahi genuena edo nahi duguna proposamen honen bitartez proposatzen da bai batean eta bai bestean lan eskaintza publikoak

bat nator gauza batekin lan eskaintza publikoak enplegua egonkortzen dute eta kalitatezko enplegua maila batean

baina ez dute enplegua sortzen lan eskaintza publikoak dagoen enplegua egonkortzen dute ez dute sortzen gehienez pertsona batzuk has daitezke lanean beste batzuen truke baina ez dute enplegua sortzen

ari gara hitz egiten gauza bat da enplegua egonkortzea

bat egon gaitezke eta bestea da enplegua sortzea eta neurriak enplegua sortzeko eta

honek nola proposatzen dituzuen zuzenketen bidez enplegua sortzen sektore publikoan horregatik hasieran esan dut niretzat behintzat ez dagoela neurri bat proposamen bat bera ere ez enplegua sortzeko

sektore publikotik hastea ezinbestekoa da sektore pribaturako proposatzen dena sinesgarria egiteko eta bestalde herri honek politika publiko propioak behar ditu madrilgo gobernuak ezartzen dituen murrizketekiko

herritarrek behar dituzten zerbitzu publikoak jaso ahal izateko

ez kontuak koadratzeko soilik langileen lan baldintzak garatu ahal izateko eta horretarako lanpostu publikoak sortu behar ditugu bai

arrondo andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza